egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu
dakisones jaurlaitza eskatuta gai zerrendako emesortzi emeretzi eta ogei puntua amaikagaren puntuaren ondoren tramitatuko dira gai zerrendako lehenengo puntua galdera

zorrozua euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

aldaiturriaga jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea
lehendakari sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on guztioi euskadin

hainbat foroetan entzun dugu sailburu anderea eta baita batzordean ere adibidez gisa jarri zuen

duenak gasteizen tranbia ordaintzeko aukera izan dezala bat txartela erabilita donostibus ordaintzea edo mugi txartelaz bizkaibus erabiltzea

hiru sistemek antzera baina ezberdin lurralde bakoitzean ordaintzeko modu bat eskaintzen dute

eskerrik asko eskerrik asko
aldaiturriaga jauna jaurlaritzaren ordezkariak oregik andereak dauka hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok

gure lurraldeetan mugi barik eta bat gipuzkoan bizkaian eta araban

legealdi honetan markatu dugu interoperableak izateko aukera

benetan suertatzeko bi gauza kontuan hartu behar ditugu bata da instituzioen arteko derrigorrezko lankidetza eta bestea da

aldaiturriaga jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

bakarrik eskerrak emateko sailburu andreari bere erantzunagatik eskerrik asko

jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina becen izandako langileen kaleratzeei buruz pinedo anderea zurea da hitza

eskerrik asko jaurlaritzaren ordezkaria tapia anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hasteko

hemendik aste honetan lortu duten akordioaren harira

dakigun bezala enplegu erregulazioko espedienterik gabeko eta kaleratze gehiagorik gabeko konpromisoari amaiera ematen diolako

bake soziala bermatzen duelako akordio hau seriotasunez erantzukizunez

konpromiso handiz lortutako negoziaketaren ondorio izan da eta alderdi guztiak kontziente izan dira antolakuntza premia garaia zela eta horretara egokitu dira ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailak

bestelako erakunde eskudunek ere bertan eskuduntza dituztenak bi mila hamaseian emaitzen kontua orekatzeko eta egonkortasuna eta lehiakortasuna lortzeko konpromisoa hartu dugu zentro horretako langileak aintzat hartuta noski

zure galderan aipatzen zenuen bezala aurrez aurreko neurriak hainbat lehentasun zehaztu dituzte hala nola egitura gastua murriztea eta jarduera areagotzea bai eta honako hau zehaztasunez jartzen dugula langileen gastuak egungo eta etorkizuneko beharretara egokitzeko beharra puntu hori akordio bati esker lortu da aste honetan enpresa batzordeak eta zuzendaritza nagusiak egokitzat jo dute akordio hau eta esan dudan bezala

indarrean izango den hitzarmena sinatu da eskerrik asko

bai sailburu andrea egoera hau ez da gobernuari dominak jartzeko zuzendaritzari dominak jartzeko hau langileek euren eskubideen defentsan egiten duten lana

langileen zintzotasuna goraipatzeko da lehenik eta behin nik ere

langileei asteazkenean lortutako akordioagatik lan handia egin izan dute

eta garrantzitsua dena euren lan arazoa gizarteratu dute eta agerian geratu da guzti horrek ondorioak izan dituela ondorio

zuzendaritzaren asmoak gelditzea baina errealitatea beste bat da ere bai akordio hau baino lehen lau langile kaleratu dituela

ere baten mehatxua mahai gainean jarri izan duela hau da

langileak izan dira eurek sortu ez duten egoera ekonomiko bat ordaindu behar izan dutenak eta bereziki kaleratutako lau langileek esan beharrekoa da ere lau langile hauetatik batek hirurogei

eta ez diotela aurre jubilaziorako aukerarik eman nahiz eta enpresaren lan hitzarmenean aukera hori aurrikusten den

begirunerik gabe sailburu andrea hau ez dator bat lehendakariak lanaren alde egoteari buruz langileek euren soldatetan murrizpenak onartu dituzte lanposturik galdu ez dadin hau langileen solidaritatearen isla da besterik ez tamalez

zuzendaritzaren jarrerak ez duelako bestelakorik utzi krisi egoera aprobetxatuz tapia andrea agerian geratu dena da arazo ekonomikoa konpontzeko bidea ez dela langileak kaleratzea ez da ere ak aurkeztea

arazoa konpontzeko bestelako neurriak behar dira eta horretarako

hartu beharko da argi geratu dena da gobernu honek zeresana duen enpresetan langileen defentsarako presioa behar izan dela

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

esan duzu akordioa lortu dela eta egia da baino akordioa bien borondatea izaten da normalean

baina baita ere zuzendaritza taldeak beraz bien arteko akordioa izaten da lortzen dena biek jartzen dute zerbait mahai gainean bestela ezinezkoa izaten da beraz

zalantzan jarri duzu gobernuaren eta lehendakariaren lanaren aldeko apustua eta hori bai ez dela egia zeren une honetan plangintza zehatz bat dago lanaren alde

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hirugarren puntua

euskal ikasgeletan biktima hezitzaileak izateari buruz celaá andrea zurea da hitza lehendakari andrea lehendakari

y para el profesorado participante muchas gracias eskerrik asko celaá andrea jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

sail honek eta bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritzak euskal ikasgeletan biktima hezitzaileek izateko programari buruz duten irizpidea oso argia izan da hasiera hasieratik programa honi jarraipena emango diogu

horrela baieztatu du bakegintza eta bizikidetzarako idazkaria den jonan fernandezek ere hainbat aldiz

bake eta bizikidetza planaren hamaseigarrena ekimenak abiapuntu gisa zure galderan aipatzen duzun carltonen akordioa hartzen du bertan

eta haren eragileen komunitatearekin lankidetza esparru bat sortzera bideraturiko hainbat ekintza biltzen dira giza baliabideetan

hezkuntza indartzeko izan ere datorren astean informazio bilera egingo dugu bilerara akordioaren sinatzaileak eta hezkuntza komunitateko beste zenbait eragile gonbidatu ditugu batzar horretan bake eta bizikidetza planaren giltzarri nagusiak aurkeztuko ditugu

hezkuntza arloari dagozkionak horrez gain plan horretan hezkuntza gaietan bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturterako aurrikusten den proposamena

eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

edozein kasutan aurreko esperientziatan parte hartu duten hainbat pertsonekin hitz egiteko aukera izan dugu eta gure lehen konklusioak

con que contamos para este fin euskal ikasgeletan biktima hezitzaileak izateko programarekin jarraituko dugu ebaluazioa eta hobekuntza irizpideekin

bizikidetzarako hezkuntzaren eremuan orain arte egindako lan eta esfortzu guztia

hezkuntza esperientziekin aurrera jarraituko du biktimen testigantzen bitartez

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun

damborenea jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

adoptar ninguna eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxeberra jaunak dauka hitza

jaurlaritzaren ordezkaria gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ertzaintzaren giza eskubideekiko konpromisoari buruz maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jaunak dauka hitza

azpimarratu nahi dut zure galderari erantzuteko pertsona askok asko sufritu egin dute eta oraindik ere sufritzen ari dira gure ekintza politiko bateratua lagungarria izan daiteke pertsonaia jakin batzuen bizitza hobetzeko eta gutxiago sufritu dezaten lortzeko hori da

maneiro jauna ertzainak daude gure ekintza bateratua beraz ertzainen bizitza hobetzeko lagungarri izan behar da baita ertzainen bizitza hobetzeko

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pentsioen euskal sistema publiko duina bermatzeari buruz arrondo andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

zazpian ezagutu dugu zenbait adituk pentsioen erreforma gauzatzeko irizpideekin plazaratutako proposamena txostenean azaltzen dena kontuan hartuta pentsio erreforma honek ondorio larriak izango ditu euskal herrian gaur egun pentsionistak direnentzat etorkizunean izango direnentzat ustez adituak diren horien aburuz aurrerantzean pentsioak ez dira kontsumo prezioen indizearen arabera gaurkotuko baizik eta iraunkortasun faktorea deituriko kontzeptu berriaren arabera horretaz gain beste aldagai batzuei lotuta egongo

eguneraketa etorkizunean alde batetik gizarte segurantzaren diru kutxaren osasunari lotuta eta bestetik pentsiodunen bizi

egun hauetan gainera estatu mailako egunkari ekonomikoen mezuak eta gomendioak baino ez dira ikusi behar horretaz konturatzeko

funts pribatu egokienak eskainiz beti ere erretiro duina aseguratzeko modu egokia beraientzat eta horretarako betiko premisa faltsuak eta estatistika trukatuak erabilita gogora dezagun mila bederatziehun eta laurogeita hiruan antzerako irizpide eta kalkuluak erabiliz

aurrikusi zutela oraingoa bezalako beste aditu batzuek

esan zuen moduan aurreko egunean bere ume txikiak ere halako ondorioak ateratzeko gai izango zen iruzurra egiten ari zaizkigu iruzur handia

egin ondoreko erabaki politikoak dira beti ere interes jakin batzuk defendatzeko

eta haserrea egunen batean geldiezina bihurtuko dena estaltzeko asmoz argi esan dezagun funtsean pentsioei egiten zaizkien erasoak gainontzeko murrizketen osasuna hezkuntza

iturburu bera dute krisi honen sortzaileak diren banketxeen interesak lehenetsi egiten dituzte herritarren interesen gainetik

iraunkortasun arazoak dituztenean laguntza eskaintzen zaie langile langabetu eta pentsionisten poltsikotik ateratako

gogoratu behar da euskal herrian greba orokorra egin zela bi mila hamaikako

hogeita zazpian erreforma horren kontra eta horrek babes zabala jaso zuela psoek hasi eta ppk jarraitu duen erreforma honen ondorioz ehuneko hogeita bost

pentsioen murrizketa dugu kontuan hartu behar dugu espainiako estatuko pentsioen

mila eurotik beherakoak direla pentsio kontributiboak europakoekin alderatuz ehuneko hogeita bost baxuagoak dira

berrogeita hamar txikiagoak egun emakumeek

ehuneko berrogei gutxiago jasotzen dute euren pentsioetan han daude pentsio lotsagarriak edota kontratu partzialak dituztenekin gertatzen ari dena etxeko langileen kasu askotan

pobrezian edo pobreziaren mugan daude emakumeak konpondu baino areagotuko den errealitate latza testuinguru latz honetan bai jaurlaritzako kideen aldetik eta baita jaurlaritza sostengatzen duen alderdien ordezkari esanguratsuen aldetik ere pentsioen

eta beraz ziurtatzeko hainbat neurri hartzearen aldeko mezuak entzun izan ditugu azken asteetan hori guztia horrela izanik

hurrengo interpelazioa egin nahi diogu zein neurri zehatz hartuko du jaurlaritzak pentsioen euskal sistema publiko duina
ziurtatzeko eskerrik asko

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egia esan arrondo anderea ez dakit

zen ala galdera bat zen besterik ez azken batean galdera hori janzteko orokortasunetik abiatu egin zara gure eskumenetatik kanpo dauden gogoetak

adituen batzordeak ppren gobernua psoeren gobernua eta azken batean guk

beraz nik ere izan nezakeen aukera orokortasunetik abiatzeko baina galdera

eskerrik asko lehendakari jauna jarraian arrondo andreak dauka hitza

ez dakit zuri entzunda zein ibili den gehiago

adarretatik hala ere eskertzen dizut emandako erantzunak eta hori entzun ondoren hainbat aipamen

pentsio sistema publikoa oinarrizko zutabea da gizarte eredu justu eta solidario batean pentsioen duintasuna bermatzea

gure ustez ere euskal pentsio sistema publiko eta duina izatea posiblea da bideragarria da eta batez ere herri honetan egin dezakegun apusturik bidezkoenetarikoa

lehen esan dudan edo esan dugun bezala erabaki politikoen menpe dago autu ausartak egiteko garaia dela pentsatzen dugu

une honetan estatu espainolean pentsioak ordaintzeko erabiltzen den barne produktu gordinaren ehuneko hamara da batasunetik bataz bestekotik oso urrun dagoena hala ere pentsio sistemaren defizitaz

murrizketen bitartez konpontzen omen dela diote baina gastuak murriztu ordez zergatik ez dituzte kontuak diru sarrerak ugalduz orekatzen edo enpresen etekinak eta kotizaziopean kokatuz

ere irekia utziaz gainera pentsioen ustezko krisia ez da egun batetik bestera sortu eta ez da soilik sistemaren gabeziaren ondorio bat

ondorioa ere bada beraz enplegua sortzea instituzioen eta gobernuen lehentasuna izan behar da aipatutakoa

troikako ezinbesteko kideak nazioarteko diru funtsak txalotu egin du adituen txostena

agertu da eta lan erreforma berriak egiteko ere beharra aldarrikatu du berriro ere lehendakari jauna hauek ezin dira izan gure

etorkizuna askotan esan dugun moduan guk gure bidea errepikatuko dugu hautu politikoa da

y suficientes para todos nosotros y nosotras jaurlaritzak berriki egin duen azken inkestan bide horretatik jotzen du herritarrek gehiengoak ehuneko hirurogeita batak pentsioak gure esku egotea

aukera ezberdinak eta begiratu eta aztertu ditzagun orain dela gutxi euskal herriko pentsiodunen plataformak hiru ideia hauek plazaratu zituen

hemen kotizatzen baldin badugu hemen bermatu behar dira gure pentsioak

gure pentsioak defendatzeko betebeharra daukate eta horretarako gure pentsio publikoak bermatzeko erabakiak hartu behar dituzte hemen eta orain bat gatoz

hau da proposatzen dizuguna lehendakari jauna has gaitezen bidea egiten gernikako

izan beharko da nahita nahi ez beste bidea aspaldian agortua

eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea eta erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

uste dudala jakingo duzula eta aukera izango duzula alderdi politikoen arteko bileretan izango den esparru honetaz

bata eta bestearen proposamena eta zein den bestetik ere jaurlaritza babesten duen alderdiaren proposamena eta beraz jaurlaritzak horretan konprometituta dagoelarik beraz

aipatzen ari naizen oinarrizko adostasun proposamena luzatu egin duguna eta alderdi politikoen artean izandako bileran lehendakaritzan izandako bileran aipatu egin nuena

hemen proposatu behar dira nik aipatu egin dut zergatik ez autonomia estatutuak aurrikusten duen edukia errespetatuaz gain

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariaren bake eta bizikidetzarako planaren

jasotako ertzaintzaren bizikidetzarekiko

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señora quiroga

nolanahi ere aurreko galdera batetan emandako erantzuna errepika dezaket funtsean jaurlaritzak bake eta bizikidetza

proposatu egin du proposatu proposamen bat hiru hilabete ditugu ekarpenak egiteko eta jasotzeko

jaurlaritzak plana berlanduta eta gero onartu egingo du eta martxan jarriko du baina hau proposamen bat da eta hiru hilabete ditugu aurretik gure ustez ertzaintzak leku bat merezi du plan honetan leku bat baino gehiago

gu guztiontzat eta lehendakariarentzat nola ez

prestakuntza programa bat garatzea proposatu egin dugu ertzaintzak sustatuko du eta ertzaintzak berak egingo du jarraipena besterik ez eskerrik asko

ertzaintzaren barrutik egin beharreko ekintzak proposatu dira beraz ertzaintza bera izango da asmo eta nahi hau azpimarratuko duena

interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kontzertu ekonomikoaren sistema mantentzeari eta euskal kupoaren

una sola política fiscal eskerrik asko maneiro jauna denbora amaitu zaizu gracias jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza

gatzagaetxebarria jauna jarraian maneiro jaunak dauka hitza

ordezkariak dauka hitza gatzagaetxeberria jauna zurea da hitza gracias señora

interpelazioa lur etxeberria iradi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

alardeetan emakumeen parte hartzeari buruz etxeberria andrea zurea da hitza

duela hamazazpi urte sortutako gatazka bat ekarri nahi dugu legebiltzarrera oraindik konponbiderik aurkitu ez diogulako eta gatazka betikotzeko arriskua

emakumeen kontrako bazterketa dago emakumeen kontrako indarkeria sinbolikoa erakunde publikoek ardura berezia dute gatazkaren konponbidean

eta iniziatiba har dezatela eskatzen diegu mila bederatziehun eta laurogeita hamasei duela hamazazpi urte

urte horretako ekainaren hogeita hamarean irunen berrogeita hamazazpi emakume eta beste hainbeste gizon konpainia batean sartu ziren

horren aurrean gizonen alardeko erreakzioa eta herritar askorena bortitza izan zen

ekintza sinple horrek agerian jarri zuen ustez herriaren alardea zena ez zela benetan guztiena gizonen alardea zela festa horrek gizonak egiten dituela festaren protagonista

espazio publikoa okupatzen dutenak gizonak festaz modu aktiboan gozatzen dutenak emakumeak kantinera edo ikusle paperera mugatuz

eta gatazkaren gordintasun maila aldatzen joan da baina konpontzeke dago oraindik ez da lortu

alardea herriarena izatea emakumeena eta gizonena azken finean

emakumeek gizonen baldintza berdinetan parte hartu eta gozatu ahal izatea

baina baztertzailea egitetik bi alarde ezberdindu eta banatu egitera pasa dira herriotan

pribatizatu egin dituzte baztertzaileak izaten jarraitu ahal izateko emakumeen parte hartzea

festa pribatu bihurtu dute herritarren zati handi bati festa horretan parte hartzea pribatzeko

askok pentsatuko dute festa besterik ez direla eta ez dela gai garrantzitsu bat ez duela inolako loturarik egunerokotasunarekin

gure errealitatearen isla dira eta hain zuzen sarri modu zeharo kondentsatu batean islatzen dute gure errealitatea errealitatea islatu bai eta erreproduzitu ere egiten dute

lotuta daude baloreen munduarekin herriaren nortasunarekin

irun eta hondarribiako alardeen gatazkaren oinarrian dagoena emakumeen kontrako bazterketa da eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna oraindik

gizonen pribilegioak eta emakumeen rolak zalantzan jarri dira eta horrek sekulako erresistentzia eta bortizkeria sortu ditu

komentatzen zuen alardean irtetea proposatu zutenean uste zutela festako pieza bakar bat mugituko zutela

baina kontua da mugitu zen adreilu hura giltzarria zela eta murrutik adreilu hura kentzean murru guztia erori zela goitik behera gatazka horren oinarrian emakumeen eta gizonen arteko botere harremanak baitaude

hortaz ezin ditugu gure buruak lasaitu eta gure ardurak saihestu alardeen gatazka ez da irungoen eta hondarribikoen arazoa soilik guztion arazoa da eta guztion betebeharra esparru horretan ere emakumeen eskubideak eskuratzea

hala ere gatazkaren konponbidean ardura berezia daukate erakunde publikoek gatazka iraunkortzen uzteko tentazioa izan dezakete

eta hori onartezina da ezin da gatazka luzatzen utzi

hondarribiko eta irungo alkateek eta udalek ardura berezia dute honetan

hauspoa eman diete emakumeak baztertzen jarraitu nahi izan dutenei eta iskin egin die emakumeen eskubideak bermatu eta gatazkak konpontzeko betebeharrari eta horretan ardura berezia daukate alkate eta udal hauen alderdiek pnvk eta psek baimendu egiten baitiete jarrera hori mantentzea

debekatu egiten duela emakume gizonekiko berdintasunean partehartzea onartzen ez duen edo oztopatzen duen kultura jarduerarik antolatu eta egikaritzea gune publikoetan

legea onartu bezperan bi mila bostean irungo eta hondarribiako udalek baimena eman zuten alarde diskriminatzailea egin zedin beste erakunde batzuk berriz

gipuzkoako foru aldundia ere bai azken urteotan barne sailaren jokabidea ordea

eta ezin esan alarde parekidearen aldeko jarrera erakutsi duenik

gogoan ditugu oraindik alarde parekidea babestera hurbildutako herritarren kontrako oldarraldiak porrazoak segurtasunaren izenean alarde parekideari ibilbidea egiten utzi ez zieteneko garaia ordutegi eta ibilbidea aldatzera behartu zituztenekoak

baina datu objektiboa da barne sailak ez duela emakumeen parte hartzeko eskubidea bermatu

zera jakin nahiko genuke zer egin asmo duen jaurlaritzak

emakumeek berdintasun baldintzetan eta festa giroan parte hartu ahal izan dezaten gaur egungo gatazka gaindituz

eta parekidea lortzeko urratsak ematea eta batez ere gatazka konpontzeko erakundeen arteko elkarlana abiatzea

azken finean beharrezkoa da jaurlaritzak gai agenda politikoan ezartzea eta gaiari lehentasuna ematea

bukatzeko joseba sarrionaindiaren hitz batzuk ekarri nahiko nituzke gogora

miarritzen entzun nituenean niri behintzat zer pentsa eman zidatelako besteen eskubideak

gureak bukatzen diren tokian gure eskubideak hasten dira besteen eskubideak hasten diren tokian besteen eskubideak hasten dira
gure eskubideak hasten diren tokian eskerrik asko etxeberria andrea jaurlaritzaren

eskerrik asko legebiltzarburu andrea etxeberria andrea arazoaren deskribapen zehatza egin duzu zure interpelazioan

arrazoia duzu hamazazpi urte pasa dira eta emakumeek berdintasun baldintzetan parte hartzea irungo eta

egia da emakume talde baten saiakerak kontrako jarrera sortu zituela eta egia baita ere kontrako jarrera hori bortitza izan dela batzuetan diozun bezala oraindik

parte hartu eta festak gatazka eta tentsiorik gabe bizi ahal izatea egoera honen aurrean eusko jaurlaritzaren jarrera beti berbera

zuk diozun bezala gatazka gertutik ezagutu egin dugulako baita

jaurlaritzarentzat jakina hamazazpi urte ondoren irtenbide bat proposatu eta

pentsatzen dut baina berdintasunaren bidea

eta kasu honetan bereziki horren isla dugu hainbat helbururekin gertatzen den bezala guztion indarrak eta zuk aipatu egin dituzun

metatu eta ez nuke bakarrik erakundeengan

zama baizik eta guztiongan jarriko nuke guztion indarrak eta ahaleginak elkarganatu beharko ditugu gaur ezinezkoa iruditzen zaiguna

jaurlaritzak beti defendatu egin duen helburua lortzeko ahalegin berezi bat egingo du hori da gure asmoa hori da gure nahia

izaten ari da gure ahalegina eta izaten jarraituko du besterik ez

lehentasunetan badagoela irungo eta hondarribiko alardeen gatazkak konpontzearen gaia

eta lehen komentatzen genuena esan duzu ardura guztiona dela eta hala da baina bai erakunde publikoek ardura berezia daukatela gatazka honen konponbidean

esan bezala bidea dela erakundeen arteko guneak sortzea gatazka konpondu ahal izateko

nolabait eskatu eta exigitu behar dietela bertako udalei

publikoa eta parekidea izatera heltzeko neurriak har ditzaten eta jarrera aktibo bat har dezaten eta
hori esanda besterik ez eskerrik asko
andrea eta erantzuteko jaurlaritzak dauka hitza lehendakari jauna

etxeberria andrea eskertzen dizut etormena

esan nahi dut hamazazpi urteetan lortu ez dena ez dugu lortuko egun batetik bestera jakina da baina jaurlaritzaren borondatea argi eta garbi azaldu egin dut borondate hori lehen esan bezala ezin da inposatu beraz landu egin behar dugu eta lantzen ari gara

eta diskrezio osoz bertako eragileak direnekin elkarlanean

bat egiten ari gara orain beste bat egiten ari garen bezala

eta ahalegin horretan lan isilean jarraitzeko

bizpahiru parte hartzetan ere bizikidetzaz

aipamena eta arlo honetan ere nik uste dut bizikidetza normalizatzeko ahalegin berezi bat egin behar dugula beraz helburu bat da jaurlaritzarentzat

eta honekin batera berdintasunaren aldeko bidean aurrera jarraitu egin behar dugula eta hori delarik jaurlaritza honen konpromisoa eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako hamargarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina bateragune auziaren gaineko adierazpenei buruz llanos andrea